egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bake eta bizikidetza planari buruz

lehendakari jauna egun on guztioi joan den asteartean gobernu kontseiluak memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua gogora sortu egin du

izendatzearekin batera legebiltzar honek iaz euzko alderdi jeltzalearen eta euskadiko alderdi sozialistaren botoekin

erantzuten dien izendapen horrek atzo publiko egin zen baita ere museoaren egoitza eta estruktura

bake eta bizikidetza planean hitz emandako hemezortzi ekimenak

zailtasunak zailtasun ez hori bakarrik aldiroko ebaluapen polit publikoa egiten du eta betetze maila positiboa ematen ari dela

legealdiaren azken urtea hastear dagoenean zeintzuk dira lehendakari jauna jaurlaritzaren asmoak bake eta bizikidetzaren eremuan etorkizunari begira eskerrik asko
eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on guztioi gure lehen plana da bake eta bizikidetza plana bere osotasunean betetzea legealdia bukatu baino lehen bost arlotan jarraituko dugu lanean aurrenekoa da iraganean gertatutako da argitzea

biktimei laguntza aitormena eta ordaina ematea baita ere memoria indartu behar dugu eta arlo honetan garrantzi berezia dauka

espetxe politika eta bergizarteratze alorrean ere gure bi proposamenak

zuzen bidean eta hitzeman proiektuak bosgarren arloan bizikidetza sustatzea hainbat erakundeekin eta gizartearekin batera elkarlanean eta ez dira hitzak bakarrik izango planaren jarraipena sei hilabetero egiten dugu eta bere ebaluazioa oraingo honetan ere

el consejo de la juventud y e i te be badakigu beste lan arlo batzuk ere badaudela eta horietan laguntzen saiatuko gara horrela

nazioarteko ikuskatzaileei laguntza eskaini diegu eta bi mila hamalauko abenduaren batean aurkeztutako proposamena indarrean dagoela

aurrera egin behar du pauso sendoak emanez eta proposamen honek eskaintzen duen lan metodoa erabilgarria izan daiteke

pauso hauen bidez emaitzak lortzeko hau da gu saiatzen ari garena eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iturrate jauna zurea da hitza

ehun eta zazpi herriko taberna ixteko aginduak normalizazio politikoan dituen ondorioei buruz arzuaga jauna zurea da hitza

lehendakari jauna bake eta bizikidetzaz hitz egitetik zatoz eta nik ere bide horretatik joko dut izan ere bake eta bizikidetza oztopatzen duen gai batetaz

espainiar auzitegi gorenak berretsi du entzutegi nazionalaren erabakia ehun eta zazpi herriko taberna konfiskatzen dituena eta

kartzela zigorra inposatzen diena inabilitazio zigorrarekin batera

horretako espoliazio politiko ekonomiko baten aurrekariak topatzeko gerra osteko frankismoaren garaira jo beharko genuke laurogei

onetsi zuen osoko bilkuran hogeita hamabost barra bi epaiketa errefusa politikoa egiten bertan kezka agertu zuen legebiltzarrak entzutegi nazionalak egindako ikerketaren irregulartasunengatik delitu larriak egotzi direla inolako frogarik gabe esaten zuen legebiltzar honek eta horren zergatia bilatzeko legebiltzarrak adierazten zuen

epaitzea bilatzen jardun politiko legal eta zilegiak zigortzea baizik tamalez legebiltzarrak orduan zituen kezkak gero

dira zigor politiko hau inposatzeko

eskubide politikoak urratzeaz gain bake bizikidetza eta normalizazio politikorako ondorio larriak ditu zein da lehendakariaren
iritzia honen inguruan eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea arzuaga jauna

ebatzitakoa eta agertutakoa gogoan dudalarik nik esan egin behar dut euskal gizartea eta euskal erakundeak ez dira gobernu espainiarrak ezartzea

salbuespen politiken eta lege aldaketen erantzuleak hori denok dakigu sarritan adierazi dugu politika horien aurka

orain ere amaiera eman behar zaie salbuespen legeei eta egokitu egin behar dira egungo egoerara ezinbestekoa baita bizikidetzan aurrera egiteko

atzera begira jartzen gaituzte eta jaurlaritzak proposatzen duena da aurrera begiratzea aurrera egin ahal izateko eta lehendakariaren eta jaurlaritzaren zuzen bidean dokumentuan idatzita dago eta ondo baino hobeto ezagutzen duzue denok berriz deia egingo dizuet dokumentu honetan jasotzen diren proposamenekin bat egiteko hori izango delako benetako aurrerapauso bat eskatu duzuena eta landu behar dugun bizikidetza eta normalizazio politikorako

eskerrik asko lehendakari jauna arzuaga jauna zurea da hitza bai

nik inoiz ez dut erantzule zinenik esan ezta pentsatu ere

horrelako tamaina edo dimentsio handiko afera baten aurrean harrigarria egiten zitzaigula

zintzoki ere galdetu egin dizut zein zen zure

izan ere gertakaera honen aurrean ontzat ematen badugu ehun eta zazpi lokal hauek metro karratu asko herri honetan terrorismoa burutzeko dedikatuak zeudela benetan dimentsio handia dauka edo kontrakoa ezinezkotzat hartzen badugu hau

bidegabekeri baten aurrean gaudelako un verdadero

extendida eskerrik asko arzuaga jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea jaurlaritzaren iritziaz galdetzen didazu

adierazpena askatasunaren eskubideaz hitz eginez prozesu judizial berriak izango direlakoan eta guzti horren inguruan azken batean jaurlaritzaren iritzia eskatzen didazu nik uste dut honetaz hainbat eta hainbat aldiz

eta lehenengo erantzunean ere esan egin dudala eta zuzen bidean programari buruz atxikituta hor badagoela denok lan egiteko aukera en todo caso

lo hagan también al amparo del programa zuzen bidean eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako hirugarren puntua galdera mikel unzalu hermoso euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina gure esku dagoren ekitaldien gaineko tratamendu informatiboari buruz unzalu jauna

lehendakari sailburu jaun andreak legebiltzarkideok egun on guztioi

argi utzi nahi dut sozialistak erabat errespetatzen ditugula

mobilizatzen diren pertsonak haiekin ados egon ala ez irrati telebista zerbitzu publiko baten

arduratzen diren horiei errespetatu osoa zor diegu gaur jaurlaritzari halako galdera bat proposatzen badiogu da legea bete eta bete arazi behar duelako señora consejera

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

unzalu jauna ezin duzu ukatu gure esku dago oihartzun sozial eta mediatiko handia duen ekitaldi bat dela eitbren erantzukizuna da ekitaldi horri

ematen dion tratamendu bera ematea ezaugarrien eta

oskurantismoari dagokionez gai horretan gardentasun osoz jokatu duela ziurtatzen dizut areago

gertakariari zer tratamendu emango zion aditzera emateko eskerrik asko uriarte andrea unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna uriarte andrea zurea da hitza

bai etbko zuzendaritza taldeak bai bertan lan egiten duten pertsona guztiek ederki ezagutzen dute

baita beraien betebeharra ere onartu beharra daukat kasu honetan ez dudala edukien analisi

eta ondorioz ezin dut emandako informazioei buruz egin duzun baieztapena ezeztatu horregatik zure kezka eitbko zuzendaritza taldeari

albisteari emandako tratamendu legeak ezartzen duenarekin eta eitbren estilo liburuarekin bat datorrela egiaztatu ahal izateko edonola ere

beste arlo batzuei buruzko datuak bai baditut adibidez

eitb bian emandako el dilema programa esan beharra daukat ez nagoela ados zuk esandakoarekin le recuerdo ya que si vio usted dicho programa

ramón jauregui gemma zabaleta joseba egibar isabel celaá

buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jauna zurea da hitza

de la tarjeta jarrai nezake sartutako datu guztiak aipatzen baina nire helburua da informazio orokorra ematea dekretu

baita ere gure iritzia jakinaraztea eta martxan jarritako ekintzen berri ematea eso sí ni este real decreto

principal al frente del departamento de sanidad eskerrik asko garrido andrea darpón jauna zurea da hitza

recentralizadora del gobierno del partido popular hala gabiltza eta ados egongo zarete nirekin kontu honetan kezkatzen hasteko modua da

zentralizatzeko duen grina eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

josé luis bilbao jauna herri kontuen euskal epaitegirako

la independencia de este organismo eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar honek josé luis bilbaoren izendapena onartu egin du

nire konfidantza osoa daukalako formazio egokia

zerbitzu publikoari eskaini dio bere bokazioa errespetu eta aitormena dauka eta ziur naiz ardura berri honi egoki zuzen
eta zintzo erantzungo diola eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraitu aurretik esan hemezortzigarrena galdera erretiratua izan dela eta

hamabostgarrena ikusiko dela eta hamabostgarrena lekuan

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina etxebizitzaren legea erregelamendu bidez garatzeari buruz pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

ez dituzu ukatuko halaber lege hori aplikatzeak ekarriko dituen kudeaketa arazoak edo zailtasunak hain zuzen ere eusko jaurlaritza dagoeneko lanean ari da zalantza eta arazo guzti horiek argitu eta etxebizitzaren legea

gauza dadin lege horrek arautzen dituen gai guztietan erregelamendua

erantzuna eman beharko zaie legea ezartzeak sortzen dituen arazoei por lo tanto señor pastor

etxebizitza duina eskuratzea eta edukitzea bermatzen diena euskadin egon badago etxebizitza duina izateko eskubide subjektiboa premia handiena dutenentzat gehiago esango dizut eusko jaurlaritzaren hurrengo aurrekontuak handitu daitekeen diru sail bat jasoko du

este derecho está garantizado en euskadi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako
zazpigarren puntua interpelazioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eaen gazteen lan prekarietatearen egoeraren inguruan zulaika andrea

egun on guztioi gazteriaren egoera oso kezkagarria da

eta denok dakigu zein zaila duten gazteek ikasketak amaitu ondoren lan baten bila ibilbidea hasten direnean

gazteen kolektiboa ahul egoera batean egon da baina krisiaren ondoren ahultasun egoera hori areagotu egin da egoera jasangarri batera pasatuz gazteen lan prekarietatearen egoera aztertzerakoan ez da nahikoa

erreparatzearekin gazteei egiten zaizkien kontratu berrietatik soilik ehuneko bosta kontratu mugagabeak dira edo nahiago baduzue

gazteei aplikatzen zaizkien kontratuei dagokionez zerrenda luzea da lan baldintzak azkarrak aplikatzeko zirrikituetaz baliatuz lan kontratu mota batzuk ez dituzte ezta lan harremanik sortzen enpresa eta langilearen artean ondorioz

gelditzen dira esate baterako oporrik gabe

aukera izateko lehenengo lan aukeren artean praktika kontraturik gabe praktika kontratuak bekak nor daki zenbat formula azken finean gazte bat kontratatzerakoan gainontzeko

ezartzeko soldatei erreparatzen badiegu lan egiten duten gazteek gainontzeko langileekin alderatuz ia

euro gutxiago kobratzen dute urtean lan berdina egiteagatik gainera emakume gazteak

kobratzen dute gazteen artean ere emakumeok pairatzen dugun egoera bidegabekoa areagotu egiten da

segurtasun gabezia frustrazioa bezalako hitz potoloak zoritzarrez adierazten dute gure gazteen egoera asko izan dira

lana aurkituko dutela itxaropenarekin hemen ez dutelako jada itxaropenik

egoera ezberdinak ematen dira gutxi batzuk zortea izan dute eta ikasitakoarekin zerikusia duten

duten lana eskuratu dute beste batzuk aldiz

esklabutzarekin zerikusi gehiago duten baldintzekin eta beste batzuen kasuan bere eta familien aurrezkiak erabiliz atzerrira joan dira lan bila aurkitu ez

egin da milaka gazte daude egoera horretan gehiegi egoera lats honen aurrean aspalditik darama

kaskarrak eta prekarietatearen inguruko informazioa zabalduz eta salatzen

eta azken salaketa honetatik gazteon errezetak deitu duten txostena euskal gazteriaren kontseiluak gazteen egoerari buruzko irakurketa ezkorra egin du aurkeztutako azken txostenean adibidez araban bizkaian eta gipuzkoan pobrezian bizi diren pertsonetatik sei hogeita hamabost urte baino gutxiago dituztela adieraziz edo gazteen ehuneko hirurogeita seiak

adieraziz prekarietatea bitala da

kalkuluen arabera gazteen langabezi tasa orokorra ehuneko

inguru da eaen eustaten arabera aldiz hogeita bost urte baino gutxiago dituzten gazteen ehuneko

hogeita hemezortzia lanik gabe dago zenbait neurri aurkeztu dituzte

aurre egiteko asmoz hala nola baldintzak eskasagoak emateko bihurtu den diru publikoarekin ordaindutako laneratzeen neurrietan gazteei zuzendutako kontratazio formula bereziak kentzea gazteek pairatzen dituzten iruzurrezko lan baldintzak ikuskaritza sortzea gizarte klausuletan

edo enplegu neurri orokorretan gazteei zuzendutako kuotak gordetzea eta hori gutxi balitz badaude bere interesak

xedearekin arestian aipatutako eta deskribatutako egoera ezeztatzen dutenak adibidez

hainbat datu errealitatearekin bat ez datozela adierazi du enpresen eta enpresarioen aldetik ez dela kontratazio prekariorik ematen

guibelalde izendatua izan den adegiren gipuzkoako enpresarien elkarteko batzar nagusian iñigo urkullu arantxa tapia angel toña eta markel olano

gipuzkoan eta euskadin ireki den aro berriarekin egonkortasuna eta segurtasun handiagoa ekarriko duen aro berria horrek

eta ziurtatu egin zuen erakundeek enpresarekiko hurbiltasun handiagoa izango dutela babesa adieraziz

horrelako errealitatea marrazten duen enpresariekin agertzen duen hurbiltasunak jakin badakigu

ez dela gipuzkoako enpresari guztien ordezkaria eskerrak

hutsaz ari delako behin eta berriz gazteek eta hainbat erakunde eta eragile salatzen dute gazteek pairatzen duten egoera prekarioa eta bitartean

ez du uste enpresariek gazteei lan baldintza kaskarrak eta ezegonkorrak eskaintzen dituztenik hori da gobernu honek gazteei eskaintzeko diona

zer pentsa dezakete gazteek uste dugu orain arte jaurlaritzak aplikatu dituen neurriak ez dituela

onik eman datuak hor daude eta horiek ezin dira ukatu eh bildutik denbora daramagu salatzen datu kuantitatiboak

are gehiago datu kualitatiboak eta datu kualitatiboak hobetzeko beharrezkoa da neurriak hartzea arazoa ez da bakarrik lana izan ala ez arazoa haratago doa la egiten duten gazteetatik zer nolako

duten lan egitea zer nolako ezegonkortasuna duten emantzipatzeko aukera gutxi eta larriena dena asko pobrezi egoeran daudela eh bildun oso arduratuta gaude gazteen egoerarekin

ez dituela neurri eraginkorrik abian jarri hori dela eta ondorengo interpelazioa egiten diogu urkullu lehendakariari zer asmo du jaurlaritzak
eaen bizi diren gazteen lan prekarietatearen aurrean eskerrik asko zulaika andrea erantzuteko

legebiltzarreko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on

orain ere jarraitzen du nik ere daukat etxean seme bat horrela aipatzen duzun prekarietatea

eta arlo horretan eusko jaurlaritzak ez du eskuduntzarik edo konpetentziarik ez daukagu konpetentzia nahiz eta behin baino gehiagotan eskatu izan dugun

lan erregulazio honek izan dituen erreformak lan baldintzen

ez du lortu bai gobernu honek eta baita berau eusten duten alderdiak behin baino gehiagotan askotan esango nuke

egiten hala eta guztiz gobernuk ezin dugu galarazi

indarrean dagoen araudia erabiltzea nahiz eta hauek jarraituz sortzen den enpleguaren kalitatea zalantzagarria izan

gobernutik kalitateko enplegua sortzeak sustatuko duten ekimenak bultzatzen ditugu guk

baina galarazi ez momentu batean erdaraz esango dut la precariedad

eusko jaurlaritzak duen eskuduntza enplegu politika aktiboa egin du esan duten bezala

bilatzen da eta izan ere gobernu honek daukan tresna garrantzitsuenetako bat gazteek

zailtasunei aurre egiteko enplegu plana da bi mila hamalau hamasei enplegu planaren bitartez euskadin dauden enplegu egonkortzeko ekimen publikoak bultzatzen dira

berriak sortzeko ekimenak enpresetan

erabilgarritasuna gehitzeko ekimenak ere bai

aipatzekoa duda barik enpleguaren alde egitea eta baztertuenei batik gazteei lan mundura hurbiltzen laguntzea horrela ekimena osatzen duten programen artean da

programa honek hogeita lau milioiko euroko aurrekontua dauka

harreman sare beharrezko eta derrigorrezkoa sortzen dela eta inportantzia handiagoa hartzen du lanaren bidez

egin behar dira egindako lanak ordain egokia jaso beharko du honen beste duintasuna eta lana elkarrekin joan behar diren

mahai buru andrea zoritxarrez ez dugu somatu norabide aldatzeko asmorik jarraitzen ditugu errezeta berdinekin

aldatzea konpartitzen dugu lan baldintzen kaxkarren jatorria izan daitekeela lan erreforma horrekin guztiz ados gaude toña jauna eta guztiz ados gaude ere

horri aurka egin behar diogula nola orduan zer egingo dugu eh bilduk

arazo horri aurre egiteko zuen alde egongo gara

hemen eskubide osoak izateko eskumen guztiak izateko

honi aurre egiteko hori horrela da eta zentratuko gara orain eskumen ditugun politiketan politika

zurea da hitza gure lan
eredua ez da izan egokiena gazteentzat historikoki

gure ereduak ez du jakin uztartzen langile gazteen berrikuntzarako grina gazteen lan merkatua beti oso

kontratu txarrenak soldata txarrenak kaleratze arrisku handienak arazoen aurrean gazteak dira erabaki ez gustukoenak jasotzen dituztenak europa bere

izan da horren eredu los desafíos

la futura colaboración con ellos en esta materia baina gelditu ere zulaika andrea nire galdera honekin

bai zulaika andrea berdina ahal doguna baina ez nahiko eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

lehendakariari egina uribe esiko zuzendari kudeatzailearen izendapenari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzakiburu anderea hombre señor maneiro

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

pertsonaren egokitasunari buruz maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
gure esku dagok bultzaturiko mobilizazioen gaineko iritziei buruz

eskerrik asko legebiltzar buru andrea otra respuesta señor maneiro

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina euskadin beste hamar epaitegi sortzeko

la máxima y nuestra disposición la mejor eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera

politiketako sailburuari egina etxerik gabeko pertsonen egoera errotik aldatzeko estregia integrala lantzeari buruz
zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea egunon guztioi sailburu jauna toña jauna askotan
hitz egin dugu legebiltzar honetan gizarte bazterkeriari buruz badakigu haustura soziala gero eta nabariagoa eta ekimen askoren bidez agerian utzi dugu gure kezka ondorioak pairatzen ari diren kolektibo horiekiko gaurkoan galdetzen diogu jaurlaritzari muturreko pobrezia egoeran dauden pertsonei buruz bazterkeriaren aurpegi gordin

gogorrenetarikoari buruz nabarmendu behar dugulako araban bizkaian eta gipuzkoan gutxienez mila zortziehun eta hogeita hamasei pertsona daudela kalean edo gizarte zerbitzuen aterpetxe zerbitzuetan

azken bi urteetan emakumeen kopurua handitzen da handitzen ari da eta adingabeak ehuneko zazpi koma hiru dira beraz arazoa ez da arina

aldatzeko eta galdera honek badauka bere jatorria gogoratu behar dugulako

langabeziari eta pobreziari aurre egiteko jaurlaritzak garatu beharreko estrategia integralari buruzko eztabaida monografikoan onartutako ebazpena

osoko bilkura horretan jaurlaritzari eskatzen genion eajk barne urte bateko epea etxerik gabeko pertsonen egoera errotik aldatzeko estrategia integrala lantzea gizarte eragileekin batera eta gu ez gara estrategia hori beharrezkoa ikusten dugun bakarrak

ere ezinbestekoa jotzen dituzte hogei gizarte talde eta elkartetik gora osatzen duten beste bi plataformak besteak beste

zuen aurten izandako laugarren etxegabearen heriotza

nahiko genuke eskatzen duen arreta eta koordinazio maila kontuan harturik lanean ari da irmoki jaurlaritza etxerik gabeko pertsonen egoera errotik

buruzko eztabaida monografikoan lege biltzarrak onartu zuen ebazpena egoki betetzeko eskerrik asko eskerrik asko blanco
anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria toña jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egunon gizarte bazterketa modurik larrienaren aurrean gaude

behar direla uste dut krisis garaiotan egoerak

datu honek ez dio garrantzia kentzen gai honi

bi mila hamalauko urrian egindako zenbaketa hamar udalerritan egin zen

hiru hiriburuetan baino ez normala da orduan horrenbestez gauean kalean lo egiten dauden pertsona gehiago agertzea azken

gehiengoa arreta zerbitzu ezberdinen barruan dago gaua kalean

buruan daukagu eta buruan eduki behar dugu beti eskerrik asko toña jauna

gure ustez zuek ez dituzue aprobetxatu izan dituzuen aukerak plazaratu dugun arazoa konpontzeko

eta koordinazio an tematzen gara lidergoa pasaden azaroan denok zeuk eta geuk beharrezkoa ikusten genuen estrategia martxan jartzeko

andrea aurretiaz esan bezala eusko jaurlaritzari dagokio zerbitzu sozialak arautzea eta horien gaineko legeak egitea izan ere etxebizitza ez daukatenen bazterketak bene benetan

engainatu barik badakigu irtenbide gatza daukala ez dagoelako erakundeen borondate eta eskura bakarrik baizik eta

eta konturatu zara han ere zenbat dagozen kalean eskumena bi urtetik behingo zenbaketa eta lortutako datuen lanketan

blanco andrea eta europan ere gure artean ere eta ikusi ondo zer daukagun hemen konparatu

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina kontsumitzaileei beza
aurreztea eskaintzen dieten kanpaina komertzialei buruz corcuera andrea zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea tapia andrea zurea da hitza

telelaguntzako zerbitzuaren definizio eta helburuei buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

lópez de ocariz anderea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok egun on ezer baino lehen zerbitzuaren definizioa eta

ekainaren hogeita zortziko ehun eta berrogeita lau barra bi mila hamaika erreferentzi dekretuan agertzen diren helburuak

gizartegintzako babeseko zerbitzu tekniko baten moduan definitzen da gizarte zerbitzuetan oinarrizko laguntzaren barruan

honek erabiltzaileei etengabeko arreta

telefonoa komunikazio ekipamendu eta berari asko ekipamendu baten bitartez eta gainera espezifikoki prestatutako pertsonek